osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen jakinarazten dizuet hirugarren puntua beste baterako utzi dela

lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua azaltzeko eta defendatzeko

eskerrik asko mahaiburu anderea legebiltzarkideok lehendakaria

egun on guztioi eskertzen dizuet ematen didazuen aukera zuen aurrean agertu eta zuen aurrean dopinaren legea aldatzeko jaurlaritzak aurkezten dizuen proposamena zuen aurrean osoko bilkuran aurkezteko joan den urriaren lauan ere aukera izan nuen jaurlaritzak onartutako lege proiektua eusko legebiltzarreko kultura euskera eta kirol batzordearen aurrean agertzeko

talde guztien iritzia legea egokitzea ezinbestekotzat jotzen duen iritzia alegia indarrean dagoen legea aldatzeko asmoz jaurlaritzak legebiltzarrera bidali duen testua aurreko legegintzaldian bidalitako berbera da

hori baino borobilagoa da aurreko agintaldian hainbat agerraldi

jakitunen iritzi eta ikuspegiak ezagutzeko antolatutakoak batzordean eta guztietan argi geratu zen beharrezkoa zela indarrean geneukan legea aldatu

lege asmoa defendatzera nator beraz jaurlaritzaren izenean behar beharrezkoa ikusten dugu eta kiroleko dopinaren aurkako politikak bultzatu areagotu eta bermatzeko indarrean dagoen dopinaren aurkako legea bi mila hamabian onartu zuen eusko legebiltzarrak duela bost urte pasa

kiroleko dopinaren aurkako borrokan estatuan eta nazioartean aurreratuen dauden erakundeek onartutako printzipioak hartu zituen oinarritzat legeak esparru juridiko komuna behar delako borroka horretan

zenbait kirol erakunde eta estaturen ordezkarik hartu zuten parte eta bi mila hamabosteko urtarrilaren batean indarrean sartuko zen

atribuidas en esta materia izan ere eusko jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailaren nahia da dopinaren aurkako

dopinaren aurka munduko agentziako kide egitea bigarren berritasun nagusia zigorren gogortzea izango da bi urtetik lau urtera igoko da arau hauste oso larriengatik ezarritako suspentsioa

bikoiztu egingo da berariazko sustantziak hartzeagatik ezarritako zigorra baldin eta nahitasuna demostratzen bada berariazko sustantziak aipatzen ditugunean

helburu duten sustantziez hari gara horrez gain arau hausteen barruan lege berriak hiru urtetik hamar urtera luzatuko du preskripzio legea epea hirugarrenik testu berriak bi arau hauste dakartza bere artikuluetara alde batetik

egiten laguntzea hori egiteko helburuz gertatzen den edozein konspirazio estaltze ekintza edo beste edozein motatako konplizitate

zigortutako pertsonaren batekin kolaboratzea ere zigortu egingo da horretarako debekatuta dauden laguntzaileen zerrenda helaraziko zaie kirolariei

laugarren puntu bezala kirol lehiaketetan edo jardueretan parte hartzen duten pertsona guztiak kontrolatzeko aukera proposatzen du lege proiektu berriak eta ez

lege berriak halaber dopinarekin lotutako jokabideren bat izateagatik zigortutako laguntzaileekin mediku edo entrenatzaileekin adibidez lan egitea

zerrenda helaraziko zaie kirolariei azkenik legea aldatzeko proiektuak beste aukera berri bat ere

lagin biologikoak dopinaren aurkako mundu agentziaren akreditazioa izanez baina

aztertu ahal izatea lege proiektu hau ekartzeko hiru arrazoi nagusi daude eta hirurak aipatu nahi ditut lehenengo dopinaren aurkako legea bi mila hamabosteko urtarrilaren batean indarrean sartutako dopinaren aurkako mundu kode berrira egokitzea bigarrenik dopinaren aurkako euskal agentzia aitortzea euskal autonomia erkidegoko administrazio orokorrari dopin gaietan esleitutako funtzioak garatzeko

eta azkenik gogoratu beharra dago indarrean dagoen legearen inguruan interpretazio ezberdinak egin zituztela eusko jaurlaritzak eta estatuko administrazioak

bi administrazioek osatutako bitariko lankidetza batzordeak irakurketa bateratu bat egin zuen eta akordioaren ondorioak lege proiektura ekarri dira

adecuado hasieran esan dugun moduan kiroleko dopinaren aurkako legeari egin nahi zaion aldaketak

mundu mailan erreferentea den munduko dopinaren aurkako agentziak onartutako irizpideak betetzea eta beraz gure legea munduko agentziaren kode berrietara egokitzea horrela egin dute eta horrela ari dira mundu mailako agintaritza eta erakunde ezberdinak beraien legeekin eta

aurkezten ditugun aldaketak erabat teknikoak dira eta helburua dopinaren aurkako borrokan denek irizpide berberak edukitzea da hain zuzen ere

con el apoyo necesario de esta cámara eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna jarraian sartuko gara

ez ba elkarrekin podemos taldearen ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa aldezteko garcía andrea zurea da hitza

jarraian aurkako txandara pasatuko gara carmelo bai euzko abertzaleak euskal sozialistak ere bai
barrio jauna zurea da hitza egun on

barrio jauna jarraian euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

eskerrik asko romero anderea euzko abertzaleak gurrutxaga anderea zurea da hitza

egia esan sorpresa bat hartu genuen guk zuzenketa hau erregistratu zenean osoko zuzenketa hau ikusi genuenean zain geunden erregistratzera eta zain geunden

aztertzera jotzera eta ponentziara bideratzera eta gure

kontuan hartzearena argia da aurka gaude batez ere

nire aurretik hitz egin dutenek bezalaxe ez dugu ulertzen zelan formulatu duzuen

behin eta berriz aztertu dugu zer den egin duzuena baina ez dugu ulertzen eta gaurkoan espero genuen zuen

agian ulertuko genuela zer zen egin nahi zenutena baina oraindik ere sorpresa handiagoa eraman dugu

lege proiektu hau atzera botatzea emendakinak partzialak izan beharko litzateke

bi aukera ondorioztatzen ditugu zuzenketa hau aurkezterakoan

ez duzue lege proiektu hau landu behar zen bezala artikuluz artikulu hartu eta zuen ekarpen horiek modu

kolaboratibo batean egiteko edo bestela

legebiltzarraren funtzionamendua zeren holako zuzenketa bat aurkeztu eta kolaboraziorako

emendakin partzialak egon beharko lirateke ponentzia horretan denok hori

aldaketa honen helburu nagusia ez dut berriro errepikatuko eta gainera aurreko legealdian ere tramitatzen hasi zen

eduki genituen ere bai euskal federazioen batasuneko ordezkariak eta zuek elkarrekin podemos taldeak aurkeztutako agerraldiak ere oraingoan izan ditugu eta denak egon dira

perfil juridikoa daukatenak batez ere beharrezkotzat aldaketa hau beraz benetan ez dugu ulertu zer den egin nahi izan duzuena ez naiz gehiegi sartuko aurkeztu duzuen testuaren justifikazioan uste dut kontu zehatzagoetan sartzen zaretela eta agian interesgarriak izan daitezkeela animalien

gizartearen sentsibilizazioan areagotu behar denean aipatzen dituzuen ideia horietan eta eztabaidagarriak izan daitezke baina ez dut uste moduak hauek direnik

foro batzuk horretaz eztabaidatzeko beste taldeek egin duten bezalaxe aldaketak egin beharra nabaritzen duten artikulu horietan pausoak denon artean

ponentzia osatuko da legearen aldaketa proiektu honetaz eztabaidatuko dugu talde guztiok baina ponentzia horretan zuen ekarpenak zero izango dira ez duzue edukirik izango ekarpenik egiteko beraz besterik gabe gure taldeak dopinaren kontrako bidean aurrerapausoak ematen jarraitu nahi dugu eta horregatik

eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga andrea erantzunen txandara pasatuz

eztabaida amaitu denez bototara jarriko duguna da ea itzultzen den edo ez lege proiektua jaurlaritzari bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

beraz ez da itzultzen lege proiektua jaurlaritzara jarraian boto azalpena ubera andrea zurea da hitza

ezezko botoa eman diogu osoko zuzenketari ez delako osoko zuzenketa bat zuzenketa horrek ez du kontrakotasunik agertzen

lege proiektuari eta normalean osoko zuzenketak lege proiektuaren edukiari kontrakotasun bat

ikusten duguna da podemosek aurkeztu duen osoko zuzenketak errepaso bat egiten duela legeak izan ditzakeen gabezien inguruan edota podemosen ustez lege hori osatu beharko litzatekeen edukien inguruan gehiago dirudi

partzialak egiteko zuzenketa partzialak egiteko eta osokoa erabili duela zuzenketa partzial horien errepaso bat

iruditzen zaigu hala ere aipatzen dituen hainbat kontu interesgarriak direla eta lege proiektua lantzerako orduan ponentzian kontutan har ditzakegula

gure taldeak hainbat zuzenketa egin ditu hogeita hamar zuzenketa egin ditugu eta gu behintzat prest gaude talde ezberdinen artean lanketa egitea ahalik eta legerik

eskuartean dugun legea da nazioartera begirako lege baten egokitzapena

etxeko lanak ondo egin beharko genituzke gure autogobernuan ere aurrera egiteko gero bestetik osoko zuzenketan ere

hainbat kontu aipatzen dira gure ustez lege proiektu baten izapidetzetik kanpo geratzen

behin legea onartu eta gero egin beharko liratekeenak esaterako plana zeren gauza bat da marko bat izatea baina gero denok dakigu legea ez bada garatzen

geroko zeregin bat izan beharko litzateke edo esaten duzuenean

zuzkidura bat iruditzen zaigu hori ere beste esparru batetako eztabaida dela eta ez dela osoko batetan

elementu bat lehen aipatu dut autogobernuaren

aurrera egitea gure burujabetzan aurrera egitea zeren gogoratu nahi dut aurreko legegintzaldian zer gertatu zitzaigun legea tramitatzen hasi zenean eta iruditzen zait hori gogoan izan behar dugula madriletik jakinarazpenak

esanez madrileko espainiako eskuduntzetan injerentzia egiten zela eta hor urraketa bat zegoela baina zupiria jaunak aipatu digu interpretazio ezberdinak

artean eta bitariko batzordean adostu zirela desberdintasunak baina gero aldi berean esan zaigu eta horrela da testua berdina dela orduan nik ulertzen dut

ikusiko dugu zer gertatzen den baina iruditzen zaigu ni konbentzituta nagoelako burujabetza egunero hartzen diren erabakiekin

burujabetzan sakondu beharko genukeela eta gure eskuduntzak defendatu beharko genituzkeela ikusiko dugu tramitazioan zer gertatzen den eta jaurlaritzaren
hautua zein izango den eskerrik asko ubera andrea

carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskal osasun sisteman zehaztasuneko medikuntza izateari buruz proposatzailearen txanda

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz eh bildu taldearen

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi onartu behar dut gai honetan
dudan ezjakintasuna kamara honetara barrio jaunak

aurkeztu zuenean zuri geratu nintzen zehaztasuneko medikuntza medikuntza pertsonalizatua edo genomikoa da gaurko gaia

baina zintzotasunez ez daukat behar dudan jakite maila interbentzio borobil bat

izan ere ez naiz gai hona jaitsi eta nire denbora agortzeko esaten ari naizena ulertzen ez badut horregatik hasteko

helarazteagatik eta ganbara honetara gaia ekartzeagatik finean ez bairik gabe gai honek gauza berriak ikasteko aukera eman dit eta eta hau esanda hain zuzen azken egun honetan

ikasi irakurri aditu batzuei galdetu egia esan euskal autonomia erkidego mailan ez dut informazio askorik aurkitu biodonostia aurkeztutako plana estrategiko berrian eta

espezializazio adimentsuaren estrategian zehaztasuneko medikuntza agertzen da baina horretaz aparte gutxi dago ostebak esaterako ez du honen inguruan txostenen argitaratu

eztabaidagai dugun gaia batez ere onkologia esparruan erabiltzen dela eta praktika honi esker minbizia tratatzeko eta osasun emaitzak ebaluatzeko modua

horregatik zehaztasuneko medikuntzaren onurak hobeto ezagutzeko gaiak menperatzen ez ditudanean erabiltzen dudan tresna erabili dut hau da

laborategi klinikoak eta gaixotasun aseguru pribatuak daudela besteak beste gehienetan interes pribatuak daude eta interes horiekin adi egon behar da hori da hain zuzen daukagun beldurra eh bilduk sarritan esan du ezin dela onartu interes pribatuek edo multinazional askok etekina pertsonen gaixotasun edo desgraziei esker orduan aurrerapauso batzuk eman direla onartuz alde batetik eta bestetik

hobetzeko eta lantzeko esparru batzuk daudela gure aburuz ondo legoke osasun sailak guzti honen inguruan dituen planak edo intentzioak azaltzea ondo legoke inplementazio honek estrategia partekatua eta adostua izatea

talde politiko ezberdinekin eta adituekin besteak beste guretzat inportantea da praktika guzti horiek egitea batez ere eae mundu mailan atzeratua ez geratzeko garrantzitsua da ezagutzea zer egingo den eta noiz egingo den hau guztia

eta zeren bitartez gauzatuko den zehaztasuneko medikuntza azken finean hori da gure osoko zuzenketaren bitartez planteatu nahi izan duguna

tratatzen ditugunean komenigarria da interes politiko guztiak

oraingo honetan egin dugun bezala denon onuragatik politikariok

eta guk behintzat proposatzaileak nahiz eraikitzaileak garenean erantzun berbera espero baitugu ia oraingo honetan

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on lehendakari egun on legebiltzarkideok egun on guztioi beno ba blanco andreak esan duen bezala ere bai ba beno oso gai

ez da erraza gai honi buruz hitz egitea uste dut oinarrian edo behintzat interpelazioaren ondoren talde guztiok bat egiten dugula oinarrian hau da aukera bat dela osasun arreta hobea eman ahal izateko

aukera bat dela bide berri bat irekitzen ari dela eta zentzu horretan gure esku dagoen guztia egin behar dugula horretan laguntzeko moziora etorrita interpelazioan sailburuari galdetu zenionean zeintzuk diren neurriak zein neurri

aurreikusita dauden osasun sailetik edo eusko jaurlaritzatik orokorrean ematea ba nik uste dut aipatu zituela asmoak

baita ere zein den gaur egungo testuingurua eta era horretan

zentratu zuen eztabaidagaia edo zentratu zuen gaia gaur egun arreta onkologikora esparru horretan egin baitira urrats

lehenengo urratsak esparru horretan dira egia da ere bai eta carmelo barrio jaunak aipatu duen bezala ba beno ez dela horretara mugatzen beste hainbat patologia edo gaixotasun edo tratamendu ere

argi dago eman beharreko urratsak bultzatu beharreko ikerkuntza eta abar modu transbertsalean ere egin behar dela

osasun sailburuak edo eusko jaurlaritzari dagokionean

ikerkuntzaz gain ikerkuntza esparruan dauden ekimenez gain

arreta onkologikoan zentratzen ari direla urrats horiek bereziki aipatu zuen datorren bilkura aldirako legebiltzarrera ekartzeko asmoa duen onkologia integralerako arreta planean hor badagoela bereziki ardatz bat hiru ardatz izango ditu berak aurreratu zuen planak eta hirugarren ardatz horrek bereziki

prezisiozko edo zehaztasunezko medikuntzan nola uztartzen den onkologia arretarekin horregatik nik uste dut ekimena eskuartean izan dugunean

ez da zaila izan adostasunera heltzea nik uste dut interpelazioan oso argi geratu zirela zeintzuk izango diren aurrerantzean jaurlaritzatik eta bultzatuko diren

zentzu horretan denok adostasunera iristea ez dela zaila izan

eh bildu taldeak egin zuen ekarpena hain zuzen ere

egingo den medikuntza berri esparru horretan abiapuntu bezala hartzea onkologia plana eta hortik aurrera ikustea nola hedatu daitezkeen hurrengo ekimenak beste esparruetara ere bai beraz gure partetik

erdietsitako akordioarekin uste dugu ere bai ona izango litzatekeela elkarrekin podemos taldeko ordezkariak ere bat egitea

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

barrio jauna beste norbaitek parte hartu nahi du ba bozketara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

aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua petronorren jardunaren ingurumen kontrolari buruz eztabaida eta behin betikok

eskerrik asko becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lopez de ocariz andrea zurea da hitza

no es posible eskerrik asko eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

hasi baino lehen eskatuko nuke gure posizioa

puntuka bozkatu ahal dugun iritsi zareten

zuzenketa horrekin zeren hainbat gauzekin ados gaude

beraz eskatuko nuke puntuka bozkatzea de hecho

lanketa handi bat egin ondoren planteatutako

originalarekin gu guztiz ados geunden iruditzen zitzaigun bi edo hiru

eta guk horregatik gehitzeko emendakin batzuk egin genituen baina gero

hainbat kontuetan gauzak originalean zeuden baino okerrago gelditu dira eta beraz osotasunean bai kritiko bat emango diogu eta

lópez de ocarizen interbentzioarekin pixka bat harritzen naiz harritzen naiz zeren iruditzen zaidalako pixka bat doctor jekyll y mister hyde efektua gertatzen zaizula ocariz anderea

hemen etortzen zarenean lurzoru kutsatuen inguruan hitz egitera

zuk jarraitzen dituzun gaiak aztertzera eta hemen aldarrikatzera hemen gobernuaren lanarekin osoko kritikoa izaten zara eta

guztiz kontrakoa egin duzu petronorren defentsa eta gobernua petronorrekiko egiten duen defentsa nik esango dizut gobernuak petronorrekiko zuk defendatzen dituzun gauzekiko jarrera berdina edo berdintsua duela kasu honetan oraindik gehiago

urtez urte becerra jaunak

kontrolak txikitu gutxitu edo eskasak izan direla nik pixka bat detailetara joanez esan nahi nuke guk

kontu batzuk mahai gainean jarri nahi ditugula

azaldu behar direla guk esaten genuen gure gehitzeko zuzenketan legebiltzarra jaurlaritza

gai kutsatzaileentzat erreferentziazko baloreak ipintzera premiatzen genuela erreferentziazko baloreak ipintzea eta garrantzitsua iruditzen zaigu zeren hemen badira hainbat gai

diren horietan legeak ez dituenak balorea jartzen edo bentzenoaren kasurako adibidez bakarrik urteko tasak daudela eta ez egunerokoan erreferentziazko baloreak

iruditzen zait baita ere hau osasun sailetik egindako lanen eta azterketen ondorioz

osasun sailetik osasun zuzendariak osasun eta adizioen zuzendariak esan zuen

petrokimikaren inguruan gertatzen zenarekin eta esan zen agerraldi horretan erreferentziazko

erregulatuak edo normatik kanpo zeuden hainbat gaiekin horren inguruko berririk ez dugu izan osasun sailburuak

esan zuen beraiek egin behar dutena egiten dutela

jarraitu behar dela egiten ari dena ba guri

hori ez dela nahikoa hori ez dela nahikoa eta erreferentziazko baloreak bi mila hamabostean osasun departamentuko

gutxienez oso arraroa ezta gero beste kontu bat oso garrantzitsua da

ateratzen ari garen petronorrek isurtzen dituen gaiak kontrolatzeko datuak eta nola dagoen sare hori ezta aurreko kontrol plenoan ere

nola zeuden eta guk esaten dugu hor izugarrizko gabeziak daudela orain egia da erdibidekoan sare hori indartzera premiatzen dela gobernua eta gu ados gaude gu ados gaude egia da becerra jaunak esan duen bezala

mezuarekin ez dagoela guztiz bat eta nik pixka bat azaldu nahi nuke zergatik eta nondik joan daitezken kontuak ezta

eta hau bai garrantzitsua iruditzen zaidala agian beste gauza batzuk azaltzeko ez dut izango hau petronor da ez dakit ikusten den hortik hau petronor da eta hauek dira airearen kalitatea neurtzeko lau lekuak hemen dago san julián auzokoa hemen dago muskizekoa hemen dago las carreras auzokoa eta hemen abantokoa bale klaro konposatu organiko lurrunkorrak neurtzerakoan

eta las carreraseko kabinak petronorrenak dira eta petronorrek bakarrik du kabina hauetako giltza aurrekoan esan zen bezala

eta gertatzen da egin nahi baldin badiogu jarraipena adibidez konposatu organiko lurrunkor

hauek bakarrik neurtzen direla san julián eta las carreraseko kabinetan hau da petronorrek giltza duen leku horietan muskizen

zuzenean dauden kabinetan hor ez da neurtzen konposatu organiko lurrunkorrik horretaz aparte gaur egun argi dago eta munduko osasun erakundeak esaten duen bezala kutsatzailerik kezkagarriena pe eme bi bost partikulena dela ba pe eme bi bost partikulak ez dira neurtzen ez hemen

ez hemen eta ez hemen ez dira inon neurtzen eta hor ere izugarrizko gabezia daukagu horretaz aparte

edo zer ez den neurtzen eta non egin behar diren esfortzuak horretaz aparte kabinak behin eta berriro eta ez modu puntualean ez dute funtzionatzen hau herenegungo datuak dira herenegun san juliáneko kabinan

konposatu organiko lurrunkorrak ezer orokorrean ez zen neurtu aste honetan bertan eske astero hitz egingo bagenu astero adibide bat ekarriko nuke astero failatzen dute eta

asteartean bertan konposatu organiko lurrunkorrak ez ziren neurtu hamabietatik zazpietara

arratsaldeko zazpiak arte nola bi kabina hauetan bakarrik neurtzen diren bentzenoa toluenoa xilenoa eta abar ez ziren neurtu inon ez

zuen kontrolpean dauden kabinak ez dute neurtzen eta petronorren

eta hau gertatzen da behin eta berriz eta berriz beraz beharra izugarrizkoa da eta denbora gastatu dudanez

eta da harrigarria iruditzen zaidala jendearen osasuna bermatzeko neurriak

nolako fobia diozuen jendearen parte hartzeari proposamen originalak mahaian

proposatzen duen instituzioen arteko lan bat egitea

bi mila hamairuan aprobatu zen eta bi mila hamairutik ona behin bildu da

urtean otsailean behin orain berraktibatu nahi duzuenean

eta eragileak ere sartu mahai horretan azkenean eragileak dira guzti hori abisatzen digutenak gauza hauetaz baina ez da modurik egon

bertan sartzen uzten eta iruditzen zait

guztiz edo desadostasuna adierazi nahi dugula eta gero hitz egingo dugu gehiago eskerrik asko otero jauna

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi señor becerra

muchos muchas gracias eskerrik asko telleria jauna erantzunen

muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

bai eskerrik asko esan berri denagatik hasteagatik

euzko abertzaleak tellería jauna bertatik eskerrik asko mahaiburu andrea muy rápido porque

tellería jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten zuzenketa bozkatu bai bai puntuka barkatu

bat bi hiru eta sei elkarrekin batera eta lau bost zazpi elkarrekin baita bale oso ondo orduan bozkatuko duguna da zuzenketaren bat bi hiru eta seigarren puntuak bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu dira bozkatu ditugun puntuak

pentsiodunek beren pentsio baxuak osatzeko duten eskubidearen inguruko komunikazio kanpaina bat martxan jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den kortajarena andreak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on denoi elkartasuna berdintasuna eskubide eta justizia sozialak dira

oinarri oinarrizko printzipioak gizarte aurreratu batek bere kideak zaindu eta babesteko obligazioa du eta helburu horri begira berebiziko garrantzia du

oso eta ondo hornitu bat izateak eta zentzu horretan ezaguna eta agerikoa da babeserako euskal sistemaren aldeko gure taldearen apustua eta pentsio sistema babes sistema horren pieza klabe horietako bat da

pentsio sistemaren inguruan gure taldearen postura zein den estatuak kontrolatutako pentsio sistema bat eta itota dagoen gizarte segurantzaren sistema bat hori da gaur egun duguna egungo sistemak duintasuna ez bermatzeaz gain gaur gaurkoz ez du bere izaeraren iraunkortasuna ere bermatzen

ezaguna eta agerikoa da legebiltzar honetan gure apustua bizitza eta pentsio duinak ahalbidetuko dituen pentsio sistema propio baten aldekoa dela eta bat egiten dugula pentsiodunen hainbat elkarteek egiten duten aldarrikapenarekin eta

gure helburu eta bide horretan argi utzi dugu berandu baino lehen gizarte segurantzaren kudeaketa ekonomikoaren gaineko eskumena gureganatu beharko dugula bere osotasunean murrizketarik gabe guzti hori ezaguna eta agerikoa da eta orain baino lehen eztabaidatzeko aukera izan dugu legebiltzar honetan eta seguraski aurrerantzean ere izango dugu parada eztabaidarako

lehen esan bezala babes sistemaren oinarri nagusienetako bat pentsio sistema dela esaterakoan pentsioak eta pentsio sistema gure bizitzaren azken etapan izango ditugun bizitza baldintza eta bizitza

eta ados egongo zarete pertsona orori kalitatez zahartzeko eskubidea dagokigula esaten badugu gauza da datu guztien arabera hori ez dagoela bermatua gurean datuen arabera gure erretiratuen ehuneko hogeita bederatzi inguru pobreak dira azken urte hauetan

ekonomikoen aldetik eta zentzu horretan argi dugu eskuduntza nagusia estatuaren esku egonik ezin dugula aurrera egin bizi baldintza duinak bermatuko dituen sistema baten aldekoa da gure apustua lehen esan bezala

ezin dugu onartu pentsiodun bat bera ere baldintza duinetan ez bizitzea ezin dugu beste alde batera begiratu eta eskuduntza faltaren atzean

behartzen gaitu hala sistema osoaren kudeaketa gureganatzeko lanean jarraitzen dugun bitartean eskura ditugun baliabide eta erremintak baliatuz

baldintza egokietan bizitzeko dugun eskubidea bermatzeko neurriak hartu beharrean gaude izan ere datuek egoeraren gordintasuna agerian uzten dute erkidegoan

lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa den pentsio bat kobratzen duten emakumezko eta gizonezkoak

ze titularrak hor egoten dira ezta eta egia da estatuko beste erkidego batzuetan baino pentsio altuagoak

esaten dela eta titularrak horrela osatzen direla baina horrelakoak esaten direnean

bestelako pentsioak dituzten pertsona batzuen egoera ezkutatu egiten da nolabait ez eta zazpiehun eurotik beherako pertsonak bizi dituzten bizi esperientzia horiek ez dira agerian eta bereziki beste behin ere emakume asko eta askori zuzen zuzenean eragiten dien egoera gordin hori nolabait inbisibilizatua geratzen da eta beste behin ere

egun diru sarrerak bermatzeko errentaren bitartez erantzuten zaie baliabide nahikorik ez duten euskal pentsiodunen egoerari tirita jarriz baina ahaleginak ahalegin datuak agerian uzten dute sisteman

disfuntzionaltasunak daudela eta zentzu honetan diru sarrerak bermatzeko errentaren bitartez bilatzen ziren helburuak ez direla betetzen ari edo gutxienez

ez dira tamaina berdinekoak izan ere lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa den pentsioa jasotzen duten ehun eta laurogeita hamabi mila pentsiodun horietatik gutxi gorabehera

gauzatzen dutenak gehienak emakumezkoak ehuneko hirurogeita zortzi inguru gutxi gorabehera

pentsio baxua jasota osagarririk jasotzen ez dutenak gure ustez gehiegi hainbeste lagun

eta hilabete hauetan diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformaren inguruan mahai gainean dugun eztabaidan aztertu beharko ditugu zeintzuk izan daitezkeen egoera

aukera zenbait eragilek zentzu honetan esan beharrekoak entzuteko baina dudarik gabe

ezagutza faltarena ere egon daiteke pentsio hori osatzeko duten eskubidea edo eskubide hori gauzatzeko baldintzen inguruko ezezagutza ere hor egon daiteke

egoera honen aurrean premiazkoa da pentsioak osatu eta oinarrizko bizi baldintzak duintzeko eskuartean dugun erremintaren helmena handitzeko neurriak

paradoxa handia gainera pentsio baxuak osatu eta duintzeko erreminta horiek izatea konpromiso hori gureganatu izana eta gero

handiena atera ez nahi izatea uste dut hori konpartituko duzuela

izan dugu aurretik legebiltzar honetan eta aipatu genuen informazioan sartzeko eskubide honek

baina batez ere mugako eta bulnerabilitate maila handienean bizi diren horientzako

gaitasun berriak gureganatzeko aukera ematen digu informazioa jasotzeko eskubideak eta ondorioz gure bizitza kalitatea hobetzeko aukera paregabea da eta era berean hiritar moduan ahaldundu egiten gaitu

aukera ere ematen digu eta zentzu honetan pasaden eztabaida horretan mahai gaineratutako kontu bat ere ekarri nahi nuke

izan ere babes elementuen inguruko gure kultura eskuartean ditugun instrumentuen atzetik dago

oraindik oso errotuak daude babesa jasotzearen inguruko zenbait elementu

prestazioak pobreentzako direla pentsatzearekin eta

eta horrek eragin handia du baita ere horrelakoetan ez jakintasuna eta lotsa nahastu egiten dira askotan gai hauetan eta aipatu nizuen

eskubidea dugula ez jakiteak sortzen duena da eskaririk ez egitea eskatzeko lotsa ere

gureak diren miseria horiek partekatu nahi ez ditugunean ere gertatzen dena da

eta hor agertoki arriskutsu batean kokatzen gara

konpromisoak irmoak izan badaitezke ere tentazioak ere sor daitezke atzera egiteko eta horri horren inguruan bermeak jartzea ere funtsezkoa da pentsiodunekin eta beraien eskubideen inguruan antzeko zerbait pasatzen dela

askok oso konkretua den babes kultura bat dute

zenbait elementu dituzte eta gainera kasu batzuetan zailtasunak dituzte informazioa bereganatzeko informazio horretara iristeko

eta asko eta askoren zaurgarritasuna areagotu egiten da

gauzatu ahal izateko behar beharrezkoa da pentsiodun hauei informaziorako sarbidea ahalbidetzea eta eskubide hori nola gauzatu behar duten jakinaraztea eta horretan duintasunaren bidean ahalegin berezia egitea

bere txikitasun horretan pentsio sistema propio baterako lanean jarraitzen dugun bitartean pentsio baxu horiek osatu eta duintzeko bidean sakontzea bilatzen du

informazioaren sarbideak horretarako ematen duen aukeraz baliatuz pentsiodun horiek ahalduntzea bilatzen du beren eskubideen egikaritzean ahalduntzea

baina nola ez beren eskubideen aldeko borrokan eta aldarrikapenean ere ahalduntzea oso gauza zehatza eskatzen genuen gure ekimenean komunikazio kanpaina bat

pentsiodunek beren pentsio baxuak osatzeko duten eskubidea gauzatzeko beharrezkoa den informazioa bereganatzera bideratutako kanpaina sendo bat

disposizio ona ikusirik esango nuke denok konpartitu dugula behar hori eta egia da diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan izandako

erreformaren ondoren komunikazio kanpaina bat martxan jartzea adostu zela kanpaina orokor bat eta egoki ikusi dugu gobernuaren taldeek planteatutakoaren ildotik pentsio baxuak dituzten pertsonei bideratutako ahalegin komunikatiboa ba hor kokatzea baina gure ustez egoera berezitu bat

berezitasunengatik eta prestazioaren kudeaketan bertan ematen diren berezitasunengatik

ekintza komunikatibo espezifiko bat burutzea adostu dugu taldeok pentsio baxuak dituzten pertsona hauei zuzendutako

eta oro har informazioa pertsona pentsiodunengana era eraginkorrean iristea bermatuko duten tresna komunikatibo zehatz eta egokiekin egingo da elkarrekin podemos taldeak egindako ekarpenei esker

lortu dugula talde guztiek babestuko duguna pena bakarra geratu zait ba damborenea jaunak sinatu ez izatea eta pena horretan niri ere sinatzea ahaztu zaitela ere esan beharra dago baina beno zuzendu dugu eta nahiz eta

noski ezin zen bestela izan ekimena gurea izanik

euskal pentsio sistema propioa izateko aukera lantzen goazen bitarte horretan ba pentsio baxuak osatu eta duintzeko bidean

pertsona asko eta askoren bizitza kalitatean ere eragina handia izango duela

eskerrik asko kortajarena andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den tinixara andreak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi desde

horrexegatik balioetsi nahi dut talde guztion eskuzabaltasuna eta akordio batera ailegatzeko ahaleginak aurrera pausuak baitira eta kontu honetan

ezinbestekoak dira diru sarrerak bermatzeko eskubidearen aldeko beste gai guztietan momentuz besterik ez mila esker eskerrik asko

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi pentsiodunek euren pentsio baxuak osatzeko duten eskubideen inguruko komunikazio kanpaina bat martxan jartzeari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagai gaurkoan legealdi honetan

diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan batzuetan elkarrekin podemosek eskatuta eta beste batzuetan eh bilduk antzeko ekimenen inguruan antzeko erantzuna gurea ere eta horrela jaso genuen gure osoko zuzenketan

diru sarrerak bermatzeko errenta aldatzeko oinarrizko txosten bat aurkeztu zuen eusko jaurlaritzak legebiltzarrak eskatutakoari erantzunez

araudiaren aldaketa prozesu baten barne gaudelarik zer zentzu du orain publizitate kanpaina bat

honen inguruko beste eztabaidak izan ditugunean gauza bera esan dugu behin lege berria onartzen denean eusko jaurlaritza eta euzko abertzaleak taldea lehen

orduan legearen aldaketa onartzen denean eta espero dugu adostasun handiz lortzea hori

berrikuntzak eta diru sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko baldintzen publizitatea egiteko politikan momentuek garrantzi itzela dute

euskadin pentsio baxuak diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez osatzen dira

erabiliz pentsio baxuenak dituzten pentsionistei pentsioak osatzen zaizkie eta horrela izaten jarraituko duela ziur nago talde ezberdinek

esan bezala ados gaudenez legea aldatzen denean publizitate kanpaina bat egitearekin adostasun handira heldu gara talde guztiak

babestu egingo duela aurreratu du publizitate kanpainaren barruan pentsio baxuak dituzten pentsiodunen tratamendu

adostasunagatik poztu egiten gara eta akordioen bide onetik jarraitzeko konpromisoa hartzen dugu euzko abertzaleak legebiltzar taldeko kideek euskal gizarte sistemaren

arregi andrea ba erantzunen txandan kortajarena andrea zurea da hitza

bai oso oso labur eskerrik asko berriz ere mahaiburu andrea bueno creo

es un derecho subjetivo eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea elkarrekin podemos guanche andrea zurea da hitza

sánchez anderea euzko abertzaleak arregi anderea zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena